osoko bilkurari ekingo diogu jakinarazten dizuet bigarren puntua zortzigarren tokian eztabaidatuko dela eta zortzigarrena bigarrenean gai zerrendako lehenengo

sadae larrialdiei aurre egiteko zuzendaritzari laguntzeko zerbitzuaren birrantolakuntzari buruz latxaga jauna zurea da hitza

egun on egun on guztioi baita zuri ere segurtasun sailburu andrea

egingo ditudan datuak zure departamentuko larrialdien kudeaketarako zuzendaritzak emandakoak dira pasadan urteko txostenean agertzen dira ehun eta hamabi

larrialdietarako telefonoak zortziehun eta hogeita hamabi mila dei erantzun zituen iaz hau da

bi mila berrehun eta berrogeita hamar dei egunetik egunera arabatik

gipuzkoatik ehuneko hogeita hamabia eta ehuneko berrogeita hamalaua bizkaitik gero jasotako

hainbat larrialdi kasu zaindu eta kudeatu behar izan ziren konkretuki

hau da bataz beste seiehun eguneko noiz edo noiz norbera ehun eta hamabi telefonoaren erabiltzaile izan arren kopuruok

egiten zaizkigu deigarri herritarroi zentzu horretan pentsatzekoa da egunero egunero hainbat dei

halabeharrez antolamendu ona izan behar duela dakiguna da bi mila hamabiaz geroztik departamentuak

kudeatzen dela zerbitzu hori leku bakar batean jasotzen dira larrialdietako dei guztiak aurretiaz

eratua egon bazen ere orain bat eginik da horretarako azpiegitura teknikoa egoitza bakarrean

eta telefono dei horiek jasotzeaz arduratzen diren pertsonek denek

lan egiten dute orain berriz zure departamentuak sailburu andrea

eskerrik asko latxaga jauna erantzute beltrán de heredia andrea zurea da hitza

horregatik sadae zerbitzuaren berrantolaketa hau badator bete betean gainera txurdinagako koordinazio zentroaren izaerarekin eginkizunekin eta helburuekin larrialdiei aurre egiteko zerbitzuaren baliabideak

hobetzeko sendotzeko eta eraginkortasunean irabazteko aukera ematen du berrantolaketa honek sadae

emergencias o incidentes graves zerbitzua bermatzea eta sendotzea hori da sadaeren berrantolaketaren helburua larrialdiei aurre egiteko zerbitzua ehun eta hamabi

hiritarrek ongi baloratutako zerbitzua da notabletik

departamentuak egindako inkestan agertzen den bezala sadaeren berrantolaketa bide horretan aurre egiteko urratsa da ongi kudeatutako baloratutako zerbitzua larrialdiei aurre egiteko zerbitzua are eta gehiago bermatzea eta sendotzea urte osoan

ordu eguneko eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia
andrea gai zerrendako zortzigarren puntua galdera maddalen iriarte okiñena eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

eskerrik asko lehendakari andrea egun on guztioi urkullu jauna egun on hauteskundeak pasata aste honetan erkoreka jaunak bestelako jarrera bat izan behar dugula

eta nik galdetzen dut zein izango den gobernu honen jarrera zer esan nahi duen gobernu honek bere jarrera konstruktiboa eta zabala izango dela esaten duenean eta beraz

herri honetan euzko alderdi jeltzaleak hauteskundeetan lortutako emaitzek jaurlaritzako bozeramailea eta gobernua ez dakit pixka bat konfunditu ote dituen zalantza daukat baina espainiar estatuko mapa oro har ikusten baldin badugu oro har oso homogeneoa den mapa bat da

katalunian bata eta euskal herrian bestea eta egin daitezke hamarnaka analisi alderdi baten edo bestearen joeraz baina

eta esango nuke hemen herritarrek soberania gehiago eskatu dutela eta soberania gehiago eskatu dutela eskubide sozialak bermatzeko badakitelako hori bermatzeko ezinbestekoa dutela

errealitate hori onartu eta orain arteko jarrera aldatuko duen edo nahiago duen errealitate hori ez onartu eta euskal herriko koloreak espainiako mapa horretan difuminatzea bestelako jarrera bat esaten denean uste dugu beste batzuei eskatu behar zaiela beste jarrera hori eta ez euskal herria bilduri zeren herri honek duen arazoa madrilen dago anomalia demokratikoa madrilen dago duela hilabete edo esan nuen eta batzuk barre egin zidaten baina cuando se despertó el dinosaurio todavía estaba allí eta nik esango nuke

bai herri honen eskubideei bai euskal gizarteak erabakitzen duenari bai herri proiektu konpartitu batean oinarritutako akordioei bai noski

iriarte andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

iriarte andrea zure iritziz herri bezala ditugun erronkei erantzun daiteke une honetan ditugun tresnekin

hori izan da galdera zortzigarren puntuan zortzigarrenetik bigarren puntura igorri egin dena

dena den utzidazu esaten gure herriak lau erronka nagusi dituela besteak beste

erronka demografikoa eta gazteria berrikuntza eta nazioartekotzea tresnak eduki baditugu erantzun egokiak emateko neurri handi batean autonomi estatutuari esker eta noski zenbat eta tresna gehiago lortu erantzunak hobeak izango dira

hori baino garrantzitsuagoa iruditzen zait erronka horiek partekatzea eta konturatzea horiek benetako herri erronkak direla horrek esan nahi du denon lana eta ekarpenak elkartu behar ditugula erronka horiek gainditzeko beraz gure xedea eta lehendakaria naizen aldetik eusko jaurlaritzaren osoaren izenean hitz egiten dut eta ez alderdi baten izenean bakarrean

erakundeak eta gizartea elkartzea eta auzolana indartzea da gure xedea hori lortzen badugu

nahikoak izango dira eta ziur naiz tresna gehiago ere lortuko ditugula gure herriaren erronkei erantzutea posible da eta erantzuten ari gara ukaezina da euskal gizarteak agertarazten dituen adierazleak hainbat arlotan herri honetan

kalitatezko zerbitzu publikoak eskaintzen ditugu ekonomiaren hazkundeari laguntzen diogu eta enplegu berriak sustatzen laguntzen dugu lau hamarkada baino ez dira igaro herri honek tresna bakar bat ere ez zuela orain tresna asko ditugu

badakizu gobernatzea zer den ditugun tresnak behar bezala erabiltzea helburu bat lortzeko hori da gobernatzea eta hori da egiten

hogeita hamabi segundo zuk ez du erantzun behar

bai ba bai aukera aprobetxatuko dut azken hamarkada hauetan erakutsi dugu gure aukera zein den

badakigu arazoak eta ahuleziak ditugula baina erronkak ezagutzen ditugu eta erantzun berriak ematen saiatzen jarraituko dugu

ditugun tresnak erabiltzen eta bestearekin behar ditugun tresna berriak lortzen eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hirugarren

egun on lehendakari jauna lege aldi hasieran zure gobernuak

ekartzeko nola beteko du gobernu honek

konpromisoa eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

nola egingo dugu orain arte bezala eusko jaurlaritzaren gobernu barruan lanari ekinez eta giza taldeekin lanari emanez ere

lege ekimenak edo lege proposamenak legebiltzarrera igorri egin ahal izateko eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna martínez jauna zurea da hitza

eskerrik asko azalpenagatik lehendakari jauna baina nik uste dut hori nahikoa ez dela egia da gaur egun hamabi lege daudela zeure gobernu programa ikusita parlamentuan egon behar zirela ia tramitazioan eta ez daudenak

lege beharrezkoak direla herri honen etorkizunarentzat eta oinarrizko legeak gure gizartearentzat para cuándo

eta gainera badago beste azken lege bat ere pena merezi duela hemen mahai gainean jartzea atzerapen handia dakarrelako bortxaketa

emakumeen aurkako bortizkeriarekin akatseko legea atzerapen handia dakar emakunde bere aprobazioa bi mila hemeretziko abendurako

dagoen baino urte bat beranduago nola justifikatu daiteke atzerapen hau nola esan dezaken norbaitek bortizkeria matxistaren aurka borrokatzen duela edo prioritate bat dela bere gobernuarentzat horrelako atzerapen batekin

markatu egiten dira urkullu jauna eta ez bakarrik diskurtso instituzionalekin

da ez aldaketa klimatikoa ez geure babes sistema ezta ere bortizkeria matxista prioritateak direla zeuretzat

eskerrik asko legebiltzarburu andrea martínez jauna eusko jaurlaritzak hartutako konpromisoak bete egingo ditu

egin egiten eta egingo dugu eragindako sektoreekin harremanak mantenduko ditugu lehen esan bezala eta herritarrei dagokien bidea erabiliz parte hartzeko aukera emango diegu eusko jaurlaritzak agindu zuen hogeita zortzi lege egitasmo igorriko zituela legebiltzar honetara orain arte hamazazpi

eta beste hamar izapidetzen ari dira agindutako hogeita zortziak bidaliko ditugu

gai zerrendako laugarren puntua galdera eneko andueza lorenzo euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak ingurumen lurralde plangintza eta etxebizitzako sailburuari egina
klima aldaketari buruzko lege proiektua bidaltzeari buruz andueza jauna zurea da hitza eskerrik asko mahaiburu

eskerrik asko andueza jauna erantzuteko arriola jauna zurea da hitza

lehendakariaren erreforma egutegiaren betetze mailari buruz alonso jauna

también con ustedes después de este año ya pasado eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna alonso jauna zurea da hitza

eskerrik asko alonso jauna lehendakari jauna zurea da hitza

ateak irekita jarraitzen du irekita elkarrizketara eta irekita akordioetara giza garapenerako eta hazkunde iraunkorrerako proposamen guztiak zuen guztion mahai gainean daude eta aurrekontuaren araubideak ere zuen guztion mahai gainean izango dira eskerrik asko
eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa pello urizar karetxe eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

mila esker mahaiburu andrea egun on denoi pasa berri den maiatzak hogeita batean aurreko astean bertan bost preso politiko katalanek espetxeratua zeuden kartzelak utzi eta beraien diputatu eta

jaso zituzten apirilak hogeita zortziko hauteskunde orokorretan aukeratuak izan ondoren demokraziak funtzionatzen zuela zirudien

eskubide osoak mantentzen zituztelako hauteskundeetara aurkeztu ahal izan ziren eta gizarte katalanak beraien ordezkari gisa aukeratu

hurrengo egunean berriz ere akusatuen aulkian eserita baitzeuden guztiak eta egun gutxiren buruan

epai finkorik oraindik ez dagoen arren espejismoaren lekuko izatea tokatu zitzaidan

eta nik uste zoritxarrez esan behar dudala ez nuela sorpresarik hartu

ongi baino hobeto ezagutzen dugulako legedia egokitu edo ez betetzeko espainiar botereek daukaten gaitasuna

bertatik demokraziari etorkizun iluna agian espero nuena baino ilunagoa ikusten niolako

modu gordinagoan erasotua ikusi nuelako demokrazia bera sendotzea zigortzen bilatzen zela ikusi nuelako

demokrazia hitzaren jatorrira jotzen badugu herriaren boterea esan nahi du eta gaur eguneko

esan dezakegu fiskaltzatik behin eta berriz ikusi nuen aritzen zirela hitza ematea delitua dela frogatu nahian behin eta berriz frogatu nahian erakunde katalanak onartu ezineko delitu ikaragarri batean errudun zirela katalanek kataluniako gizon eta emakumeek beraien iritzi ematea

errealitate bihurtu nahi izatea hori omen zen delitu ikaragarria demokraziaren oinarriaren ondorioz errealitate bihurtu nahi izatea hori gutxi balitz denok izan gara lekuko nola

nahi izan dieten epaiketa politiko honetan beste izenik ez daukalako

ahal izan dugu matxinada akusazioa mantentzeko biolentziaren erabilpena asmatu nahi izan dutela eta bi polizia kotxeren

kontrako mailako delitu bilakatu nahi izan dutela eta

gauza bat argi izan behar dugu hau ez da pertsona konkretu batzuen kontrako prozesu juridiko politiko bat

soilik kataluniaren kontrako eraso bat hau nazio propioak

abisu argi bat da abisu bat inposatutako marko espainiarra ezinbestean onartu behar dugula jakinarazteko askotan

eta eginkorrak direla beti ere modu baketsu eta

jorratzen badira baina kataluniako esperientziak erakusten badigu

hori esaten zigutenak gezurretan ari zirela eta era kontzientean gainera ibarretxe lehendakaria

estatutu politiko berria aurkeztera joan zenean zapaterok

ibarretxe berak eman zion erantzuna tenemos que poder

bizikidetza aukeratzen dugun borondatezkoa ala

mendeko europan erantzuna erreza izan beharko litzateke

hogeita hamazazpi hogei eta hogeita bat mendean sortutakoak dira

urtetik aurrera errealitate bat dago ezkutatu ezin daitekeena europan herri eta

ez duela errealitate hori ezabatzen euskal herria galizia eta kataluniaz gain eskozia gales

hainbat eta hainbat herri eta nazio daude europan beraien errekonozimendua eskatzen dutenak

poliki poliki orain arte gertatu den bezala lortuko dutenak horretarako kasutarako irtenbide

eskoziako adibideak ematen digu adibide garbia bi mila hamalauan erresuma batuetatik banatzeko

eta normaltasun osoz prozedura adostu ahal izan zuten

eskubidea inoiz ez zelako zalantzan jarri

espainiar parametroen baitan harriduraz hartu daitekeen arren ez zen inongo katastrofe edo

beste gauza askoz ere normalago eta demokratikoa gertatu zen

eskoziarrek erabaki ahal izan zuten eta une horretan eta zorretan

erabaki zuten demokrazia hitz larritan deituko nioke nik horri

beti ere bertako gizarteek horretarako borondatea adierazten badute baina estatu espainiarrean nazio bakarra dago espainiarra horrela jasotzen bait da konstituzio sakrosantu horretan konstituzio

ezartzen du ere markoa eta indar armatuei ematen die berau zaintzeko eginkizuna eta beraz hor bukatzen da bide demokratikoetatik proiektu politiko guztiak gauzatzearen aukera hortxe agertzen da gezurra

oinarritua eta oso ongi ikusi ahal izan genuen hori ere bi mila hamazazpiko urriaren batean nola banatzen zuen espainiak

katalunian konstituzioaren teoria ikasi zuten biolentziaz ikasi behar izan zuten erresuma batua eta eskoziaren arteko bide paktatua erabili beharrean espainiak

bidea erabiltzea erabaki zuen eta erabiltzen du gaur egun ere buruzagi politiko katalanak espetxeratu epaitu

dituenean hau hala ere lehen esan dut ez da arazo katalan bat ez da arazo katalan bat demokraziaren arazoa da eta euskal herriari ere dagokio espainiar borondate eza guri ere

gurekin joango ez balitz bezala hau ere gure arazoa da eta erkidego honetako ordezkari nagusi zaren heinean

eskerrik asko eskerrik asko urizar jauna erantzuteko

eskerrik asko legebiltzar buru andrea hasteko eta behin urizar jauna gai honen inguruan hainbat aldiz aurkeztutako posizioa berretsiko dut

bat katalunia eta espainiako estatuaren botereen arteko gatazkaren judizializazioarekin bat ez natorrela adierazi dut bi politikari katalanen behin behineko espetxealdia eta ezarri zaizkien tipo penalak neurri gabeak direla defendatu dut

behin eta berriro defendatu dut beste era batera landu behar direla estatuaren lurralde arazoa eta katalunian hartu duen norabidea distentsioan elkarrizketan negoziazioan eta akordioan oinarritutako

testuinguru horretan uste dut politikari katalanak behin behineko espetxealdian edukitzeak eta kargugabetzeak ez duela laguntzen gatazkari konponbide adostua bilatzeko bidean ez duela laguntzen aitzitik aukeratu diren hautetsi horiek beren karguak normaltasunez betetzeak lagundu dezakeela normalizazio bide berriak irekitzen horiek dira

eta ez dakit benetan galdera honen atzean ni estualdi batean jartzea ote den ala legebiltzarrean ekimenen bat proposatzeko aitzakia den asmoa zuk galdetzen duzu

galdera hori zuzendu didazu eta ematen du ondorioztatzen duzula jaurlaritzak eskumen zuzenen bat daukala anomalia diozun hori konpontzeko

jarrera eta iritzi propioa gauza bat da eta beste bat jarduteko benetako ahalmen eraginkorra jarrera errealista batetik abiatuta gaia azpimarratu eragin edo iritzia eman da orain arte egin dudana eta horrela egiten jarraituko dut

bi mila hamazazpiko udatik elkarrizketan distentsioan negoziazioan eta akordioan oinarritutako irtenbide bat bilatzen ahalegindu naiz

ez daukadanez proposamen eraikitzaile eta positiboen esparruan aritu eta aritzen naiz

zein den nire asmoa egoerari eztabaidatutako irtenbide negoziatu bat bilatzen eta ematen laguntzea uste osoz jarraituko dut horretan laguntza hori baliagarri izan daitekeen eta eskatzen zaidan artean

bide honetan urizar jauna proposatu nuen elkarrizketa politiko instituzionaleko prozesu bat sustatzea espainiako kataluniako

demokratikoki uztartzeko politikarik elkarrizketarik eta akordiorik ezak

kataluniako egoera orain dagoen puntura uste dut saihestu egin behar dela edozein haustura sozial edo politikoa izan barnekoa edo izan lurralde esparruen nahiz instituzioen artekoa hau da itunei eman behar zaie

hau oinarrizko erantzukizun politikoko printzipio bat da garaile eta garaituen agertoki traumatiko batek ez du konponduko arazoa eta leizea handitu besterik ez du egingo uste dut gobernuek eta politikariok konponbidearen parte izan behar dugula

itun bidezko irtenbide baten alde egiten jarraituko dut kataluniaren gaineko krisian eta espainiako estatuaren lurralde ereduaren arloan hauxe da azken batean auzi honen mamia alde biek egin behar dute konponbidearen alde

eta hurbildu egiten dituzte jarrerak heldutasuna behar da amore emateko eta malgutasuna behar da adostasunak aurkitzeko espainian orain gobernu berri bat osatu behar da eta etapa berri bat hasiko da horrek ere aukera bat ireki dezake uste dut

espainiako estatuaren burujabetza birbanatzean ikuskera eraikitzaile

hori da nire uste apalean egin beharrekoa eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna urizar jauna

zurea da hitza une batetan kezkatu egin naiz ze iruditu zait

bezala bota duzu eta apuntatu dut ez dela anomalia demokratikoa

eta beste adibide batzuk jarraitu dituzu zalantzarik gabe guk ez dugu planteatzen

eragitea esparru desberdinetan baina esparru desberdinetan hitz egiten dugunean

nik uste dut gauza bat ihes egin dizula esan dizudanetik hau ez dela

hau demokraziaren arazo bat da eta gure arazoa ere bada beraz

gure ustez erdibideko lanak egitearena ez dago hemen

eskumenik ez daukazu hor eskua sartzeko baina

euskal arazoari ere aurre egiteko postura bat markatu behar zaio eta postura hori

argi eta garbi adierazi behar zaio espainiako kasu honetan

esan behar zaiona da kataluniako asuntoa ez dela asunto katalan bat ez dela pertsona

espainiak arazo bat daukala eta da nazioak ez dituela onartzen

euskal herriarekin ere arazoa daukala beraz hor bai nik uste

paper aktiboago bat izatea noski

garaile eta garaituen eszenatokia txarra dela baina lehen ere

hautua garbia daukagu eta da erabaki beharko dugula

eta duela berrogei urte orduan ere sableen

atzean zeudela marko baten alde egin zuen herri honetako

gehiengoak baina egia da ere denok genekiela edo zenekitela nik ez nuelako bozkatu marko hura ez neukalako adinik batzuek bai eta

beste alternatiba bat ere bazegoela eta alternatiba zela indar armatua eta orain ere

noski exijitu behar zaiola beste aldeari hitz egiteko eta adosteko borondatea baina adosteko borondatea ezin daiteke izan beno ba modu batean bentaja berak badauka ezezkoa beti bere alde irtengo delako

gure autua borondatezko elkarbizitzaren aldeko autua da aukera bakar gisa gainera eta nik uste zuk ere hautu berdina egiten duzula ildo horretatik baitijoazte kamara honetan bertan

eta borondatezkoa bada berdinen arteko erlazioa izan beharko da

bideari aukera ematen diogu estatus berri horrekin

atea irekitzen dugu baina oraintxe esan dizudan bezala adosteko borondatea eskatu behar diogu baita parean egon behar denari kasu honetan espainiar gobernuari onargarria demokraziaz ahoa betetzea baina

bizikidetzaren bermea ez da onargarria eta guk behintzat

hasitako bidea jarraitzeko menpekotasuneko

berdintasunezko egoera batetara pasatzeko hurrengo hamarkadetako marko

sortzeko aukera daukagu gure eskuan eta gure esku jarri

gure esku utziko dituelako orain daukagun gizarte justu eta aurrerakoiago bat eraikitzeko

lehendakari eta guk egingo dugu bazatoz eskerrik asko urizar jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

lehen ere aipatu egin dut apirilaren hamaikaan ez dira beraz bi hilabete igaro ere

onartu egin zen eusko legebiltzarrak adierazten du ezinbestekoa dela harreman eredu berri bat estatuarekin elkarrekiko errespetuzko kultura zintzoa eta erakunde arteko leialtasuna finkatua ahal izateko legea eta lortutako akordioak ez betetzeko aukerarik emango ez duena eta ondorioz ekidingo duena

harreman eredu berri hori oinarritu beharko da aldebikotasunean eta itunean eta jaso beharko du dagokion berme erregimena edo sistema gainera europako beste zenbait herritan bezala bide emango dio herritarren erabakitzeko eskubidea

egikaritzeari sinatu egiten dute euzko abertzaleak

beste batzuk ere babestu zuten bazatoz begira

espainian etapa berri bat hasten dela esan dut eskerrak

europan ere eta europa aipatu egin duzu eta europa aipatu egiten da ebazpen honetan europa osatzen duten herriak eta kulturak onartuko dituen batasunaren alde egiten dut maila anitzeko gobernantza izango duen europa bat demokratikoagoa eskumenak eta baita burujabetza ere banatzera

europa batua eratu zen une unetik beretik egitasmo partekatu baten inguruan nazioen

beharrezkoa da protagonismo politikoa eta erabakimena europako aniztasuna osatzen duten herri eta nazioekin partekatzea eta zergatik dakart zuk aipatu egin duzulako eta non kokatzen dudan nik ere irtenbidea azaltzeko europar batasunak erraztu egin behar du arazoari elkarrizketa bidez irtenbidea bilatzea

nik neronek ez gaude katalunia eta espainiako estatuaren arteko arazo baten aurrean bakarrik

mahai gainean daukagunak zuzenean eragiten dio europaren proiektuaren osasunari berari usted conoce señor

gai zerrendako zazpigarren puntua galdera josé ramón becerra carollo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina siemens gamesa deslokalizatzeko arriskuari buruz

lehendakari sailburuok legebiltzarkide guztioi egun on

eskerrik asko becerra jauna erantzuteko tapia anderea zurea da hitza

becerra jauna askotan enpresen erroketari buruz hitz egiten dugunean kapitala nongoa den bakarrik kontutan hartzen dugu eta hori horrela baldin bada ikusi beharko genuke

eta hori berez ez da ez hona ez txarra baizik eta enpresa nola kudeatzen den eta nola kontutan hartzen diren hainbat eta hainbat gai beraz

kapitala nongoa den egoitza soziala non dagoen baizik eta askoz ere garrantzitsuagoa zer nolako produkzioa izango den jarraitzen baldin badute ikerketa egiten

benetan hazkundea egongo den herri horretan horiek dira benetan erroketari buruz garrantzitsuak eta zentzu horretan aipatzen dugunean erroketa eta zuk zeuk

horri garrantzia ematen diogunean ez bakarrik kapitala nongoa den sinatu genuen akordio bat

osakidetzako lan eskaintza publikoa ikertzeko prozedura judizialari buruz ubera andrea zurea da hitza egun on denoi señora

es la afectada murga andrea zuek zarete arduradunak

ideia hori ezartzen saiatu zareten beraz dagokizuen erantzukizunak hartu hartu ardurak bai eta

prentsak presionatu duenean oraintxe bertan deitu didate jada eman diote zagokion kontratazioa interinitatea behintzat

eta kontrol plenoak ere zerbaitetarako balio du baina guk eskatu gabe egin egin hartu iniziatiba konpondu

narru sendoa behar da oso sendoa egiazki ikertu beharrean gaia gainerako frogak eskatu eta frogak mahai gainean jartzen dituztenean egurtzeko lotsa gutxi behar da

epaitegietan kaltetu giza aurkezteko lehenengoak izan beharko zinetenean gaia behar den bezala ikertzeko

azeriak ateratzeko eta berriro ez gertatzeko neurriak hartzeko

egiten ari zaretena normala iruditzen zaizu gobernu honek eta osakidetzak duen jokabidea eskerrik asko
ubera anderea murga anderea zurea da hitza

saihestu behar duenak eta hori saihesteko ardura duenak epaitegietan kaltetu giza aurkezteko bere burua sinesgarritasun guztia

galdu duzue osasun sailburua eta osakidetzako nagusia zerbitzu buruen bahitutako karguak bilakatu dira bahituta zaudete edo eta bai batzuk eta bai besteak

egituratu den sare klientelar horren morroi eta motor bilakatu zarete

zuek hasiera hasieratik ez duzue ekimenik hartu eta beti beste batzuek bultzatuta eta presionatuta ari zarete ekimena hartzen marta machoren kontratuan agertu den bezala indarrean dagoen kontratazio politika guztiz
fraudulentoa da iruzurrean oinarrituta dago oraingoan ikusi eskerrik asko ubera andrea bukatu zaizu denbora

de la fiscalía bai ubera andrea kolaboratu dugu eta kolaboratzen jarraitu nahi dugu

epaitegietan hasi den ikerketan hau izango litzateke laguntzeko beste modu bat eskerrik asko eskerrik asko murga
andrea gai zerrendako bederatzigarren puntua interpelazioa josé ramón becerra carollo

basque country logistics estrategiari buruz becerra jauna zurea da hitza

eta kasu honetan interpelazioa beste doinu batekin egingo dut mesfidantza galduta

interpelazio honetan izango da jakitea alde batetik ea daukagun logistika garatzeko estrategia horretaz hitz egiteko galdetzeko zertan datzan estrategia hori eta zeintzuk diren bere oinarriak eta ea badaukazue

hori berritzeko asmoa zergatik galdetzen dut logistikari buruzko estrategiaz

logistika gero eta garrantzitsuagoa dela egungo ekonomian eta batez ere euskal enpresentzat

jaurlaritzak hainbat ekimenetan logistikaren inguruan

planifikatuta egon behar dela eta ez norbaiten

ondorioz gure taldearen kezka beti da nola kudeatzen den diru publikoa zorroztasunez eta gardentasunez edo aldrebes

hori da gure helburua el objeto

consejera eskerrik asko becerra jauna erantzuteko tapia anderea zurea da hitza

tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

maría del carmen lópez de ocariz lópez de munain euskal talde popularreko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina hamar barra mila bederatziehun eta laurogeita hemezortzi legea

tapia anderea zurea da hitza eskerrik asko

eskerrik asko lópez de ocariz anderea tapia anderea zurea da hitza eskerrik asko

hamaikagarren puntua galdera javier ruiz de arbulo cerio euskal talde popularreko legebiltzarkideak enpleguko eta gizarte politiketako sailburuari egina

finantzatzeari buruz ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

eskerrik asko ruiz de arbulo jauna erantzuteko artolazabal anderea zurea da hitza

gazteen prekaritateak eta emantzipatzeko zailtasunek jaiotze tasan duten eragin zuzenaren inguruan
estarrona jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzar buru andrea artolazabal andrea familia eta

datu guztien arabera itun plan edo programa hauek ez diote gure

aldatzen horren adierazgarri da eustatek aurreko astean publiko egin zuen bi mila hemezortziko jaiotze tasaren inguruko datua ehuneko bost koma zortziko jaitsiera izan duena eta datu hau ondorio bat da

eta agerikoa da beraz aurreko legealdian eta honetan gobernu honek abiatutako neurriak ez dira eraginkorrak izaten ari horregatik jaurlaritzak orain arte
abiatutako neurri berdinak aplikatzen jarraituko duen galdetzen dizugu gaurkoan eskerrik asko estarrona jauna erantzuteko artolazabal andrea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea señor estarrona

eskerrik asko artolazabal anderea estarrona jauna zurea da hitza

urkullu lehendakariak esan duen bezala herri helburua herri erronka bizitza duinak bermatzea beharko luke eskuartean dugun arazoa ez da hainbatetan esan duzun moduan

ez gara ari ongizate ereduaren finantzaketaz auzia da gazteak eta ez hain gazteok garenok seme alabak izan ala ez aukeratu ahal izatea

herri honetan gaur egun guztiok ez ditugulako aukera berdinak guraso izateko eta horretan da eragin behar duguna baldintza sozioekonomiko onak sortzen eta horretarako ausardia eta jauzi kualitatibo bat ematea beharrezkoa da gazteriari zuzendutako politiketan porque

artolazabal anderea gai zerrendako hamahirugarren puntua galdera

gizarte zerbitzuen garapen indizea autonomia erkidegoka aztertzen duen bi mila hemezortzi lanari buruz garrido anderea zurea da hitza

eskerrik asko garrido anderea artolazabal anderea zurea da hitza

cerio euskal talde popularreko legebiltzarkideak ogasun eta ekonomiako sailburuari egina euskal autonomia erkidegoko aurrekontuak finantzatzeko foru aldundiek egiten dituzten

eskerrik asko ruiz de arbulo jauna azpiazu jauna zurea da hitza

eskerrik asko azpiazu jauna ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

azpiazu jauna gai zerrendako hamabosgarren puntua interpelazioa rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina helduen hezkuntzaren inguruan jaurlaritzak dituen asmoei buruz

andrea egun on jakin daiteke zein asmo dituzuen

zertara dator uriarte andrea helduen hezkuntzako irakasle ikasle komunitate osoarekin beste gatazka bat sortzea

arazo bat sortzeko arazorik egon beharko ez litzatekeen

ez dugu ulertzen benetan guk helduen hezkuntzako eremuan pazientzia handiz jokatu dugu denbora luzez

zelako pazientziarekin jokatzen ari garen eremu honetan begira euskal herria bilduk eta elkarrekin ahal duguk

legez besteko bat erroldatu genuen bi mila hamazazpiko maiatzaren bostean bi mila hemezortziko ekainaren seian eraman genuen eztabaidara urtebete egon ginen zain urtebete eztabaidara eraman aurretik zergatik egon ginen zain esan zigutelako

ikastetxeetako zuzendaritzak jaurlaritzarekin negoziatzen eta elkarrizketetan ari zirela eta zain geunden elkarrizketa horietatik zer emaitza atera

baina azkenean ikusi zen ez zegoela ezer eta badirudi hezkuntza sailaren asmoa gehiago zela barne bileretan endredatu denbora galdu eta luzamenduetan aritu

atera baino eztabaidara eraman genuenean gaia

hasi zen eta dekretu zirriborroarekin hasi zen lanean ze kasualitatea baina bitartean legebiltzarrean adostu genuen eta talde txostengilea martxan jarri zen esaten da hori da zuen auzolana alegia behin talde txostengilea martxan jarri zenean eta suposatzen da

taldeek lan bat egingo dutela orduan zuek itxaron beharrean alde bakartasunez

taldeekin lanketa on bat egin beharrean adostasunak bilatuz eta erdibideak

haserretu baina egia da gero ere eta hori onartu beharra dago herritarrak bozkatzen dizuetela

suposatzen eta herritarrak erraz barkatzen dizuetela baina tira hala eta guztiz ez al zen zuentzat hobeto izango guztion artean adostu eta gero gaizki egingo bagenu ere guztioz artean banatuko genituen erruak badirudi horretarako beharrik ere ez daukazuela

egiten duzue baina oso zaila egiten zait buruan sartzea edo ulertzea helduen hezkuntza bezalako bitarteko inportante bat zergatik bitarteko horri hain inportantzia txikia ematen diozuen eta horren atzean

ez dut ulertzen agian izan daiteke esparru hori pribatizatu nahi duzuela baina ikuspegi publiko batetik ere eta finantzazio publikoaren ikuspegitik ere garestiago aterako zaizue beraz ez dakit

esplikatuko diguzu baina jarraitzen dut ponentziako lanekin ari gara eta dakizuen bezala joan den

guk aurkeztu ditugu gure ondorioak non helduen hezkuntzaren funtzioak eta helburuak zehazten ditugun nik ez dakit gainerako taldeek aurkeztu duten edo ez ez dakit ez ditut ezagutzen ideiarik ez baina gu prest gaude gainerako taldeekin adosteko

adosteko eta prest gaude ere helduen hezkuntzako eragileekin adosteko ez dakidana da horretarako hezkuntza sailak

edo ez prest zaudeten dekretua berregituratzeko edo ez

zarete prest egon helduen hezkuntzako komunitatearekin benetan negoziatzeko eta adostasun bat lortzeko hau da guztion ekarpenak kontutan izateko guztiok dakigu helduen hezkuntza zein egoeratan sortu zen guztiok dakigu baina guztiok dakigu ere bete duen papera oso inportantea izan dela

edo pentsatzen dugu guk behintzat momentu honetan gizartean dagoen eraldaketa ikusita eta ditugun erronkak ikusita bete dezakeen papera oso inportantea dela

esaterako bizialdi osoko formakuntzari eta hezkuntzari begira zuek etengabe ari zarete bestean lópez de gereñu confebaskeko presidente ohiari entzuten nion

baina gero dituzuen erremintak ez dituzue erabiltzen

edukiz janzten hor dugu ere bi mila hamairuko lege ponposoa baina gero ere edukiz bete gabe

bizialdi osoko formakuntzari begira inklusio tresna bezala

begira adinekoen kalitatezko bizitza aktibora

direla eta garai berriei egokitu beharko dela eta gu behintzat gero eta konbentzituago gaude helduen hezkuntzaren garrantziaz eta izan ditugun agerraldiekin gero eta konbentzituago geratu gara ez bakarrik arautuari dagokionean baita ere formakuntza ez arautuari dagokionean ere

ez dakigu ez dakigu eta gaurkoan argibide batzuk eskuratu nahiko genituzke

helduen hezkuntza indartzeko prest dago formakuntza ez arautuan sakontzeko eta bide batez finantzazio publikoan ere eraginkortasuna irabazteko prest dago helduen hezkuntza inklusio tresna erabiltzeko begira izugarrizko arazoa daukagu segregazioarekin ba unibertsitatez kanpoko ikastetxeetan ere ikastetxeekin helduen hezkuntzak hitzarmen bat hor egin familien formakuntzan

hainbat gauza egin daitezke hainbat gauza ez ditugunak egiten ez ditugunak egiten gero lanbiderekin ere

eta belandia jauna ere etorri zenean bera prestutasuna agertu zuen

eta hor ere diru sarrerak bermatzeko errentarekin

zenbat gauza egin daitezkeen ez direnak egiten jakin nahi dugu ere kurrikuluma zehaztuko duzue

tira duden zerrenda oso luzea da guk hainbat helburu eta funtzio

ditugu baina jakin nahi duguna da sail honen egitasmoak zeintzuk diren uriarte andrea eskerrik asko

legebiltzarreko presidente andrea sailburua legebiltzarkideok egun on ubera andrea hezkuntzaren arau esparrua azaltzen eta hezkuntza etapa hau egokitu

lehenengoz urriaren hamareko bat barra bi mila hamairu legea bizialdi osoko ikaskuntzari buruzkoa zioen azalpenean jasotzen dituen lau helburuekin sortu zen lege esparru bat zehaztea euskadin bizialdi osoko ikaskuntzaren sistema eraginkor bat sustatu eta arautuko duena

eta integrazio sozialerako aukerak indartuko dituena lanbide heziketako sistema bateratu bat ezartzea eta bizialdi osoko ikaskuntza oinarri hartuta euskal herritarrek beren lan bizitza osoan izango dituzten kualifikazio eta

bizitza osorako orientazio sistema bat sustatzea eta euskal autonomia erkidegoko administrazioa osatzen duten erakundeen arteko elkarlana sustatzea

ahalbidetuko duen sistema bat martxan jartzeak prestakuntza nork eskainiko duen aldatzea

dakar izan ere orain arte eginkizun hori erakundeek onartzen zituzten zentroei aitortzen zitzaien gaztetxeei lanbide heziketako zentroei eta unibertsitateei

horrekin batera erakunde publikoen arteko elkarlana ere beharrezkoa izango da eta baita erakunde publiko horien eta eragile pribatuen arteko lankidetza ere

oinarrizko hezkuntzaren kurrikuluma zehaztu eta euskal autonomia erkidegoan ezartzen duena bere laugarren xedapen gehigarriak

eskuratu nahi dituzten helduak ditu hizpide aipatu laugarren xedapen gehigarriak ondokoa dio lehen hezkuntzari dagozkion oinarrizko konpetentziak eta ezagutzak eskuratu nahi dituzten helduei beren egoerara egokitutako eskaintza egingo zaie modu presentzialean edo urrutiko hezkuntzaren bidez

arabera garatuko da dekretu honen bigarren eranskineko kurrikuluma egokituz

kulturan hiztunago eta iraunkorrago bat sortzeak gaitasun pertsonalak hobetzea eskatzen du herritarrak gizarte konplexu batean ondo molda daitezen

ikasteko behar berriak sortu ditu garapen pertsonalari lotuta teknologiak eta produkzio sistema bilakaera azkarra izaten ari direnez horrek guztiak ikaskuntzak gaitasunak eta trebakuntza profesionalak etengabe egokitu eta birdefinitu beharra eskatzen du

horren eraginez hezkuntza eta prestakuntza beste ikuspegi batetik landu behar dira ezagutzaren gizarteak dituen erronka berriei aurre egin ahal izateko

hobetu egin dutela hezkuntza eta prestakuntzako maila ezinbestekoa da herritarrei garapen pertsonal sozial eta profesionala izateko aukera eskaintzea

beharrezkoa da bizitza osoan ikasten aritzea sustatuko duen sistema integratu bat bultzatzea haur hezkuntzan hasi eta erretiroa hartu eta gero ere jarraituko duena eta herritar guztiak horretan jarriko dituena oinarrizko gaitasunak eskuratu eta garatzen direla ziurtatu behar luke sistema horrek

gizarte ekonomia politika eta kulturako arloetan bateratu daitezela

hori guztia aintzat hartuz eta zure galderari erantzunez hezkuntza saila lanean ari da helduek hezkuntza jasotzeko duten eskubidea bermatzeko eta egun bi erreferentzia ditu oinarri bere jarduerarako batetik dekretu berri baten zirriborroa

eta euskal autonomia erkidegoan ezarriko baituen hau guztiz beharrezkoa izanik aipatutako laugarren xedapen gehigarriari erantzuna emateko eta bestetik eta aurrekoa bezain garrantzitsua ikasturtea helduen hezkuntzako ikastetxe publikoetan antolatzeko ebazpena

antolatu eta egituratua dagoela presentziala eta urrutikoa oinarrizko hezkuntza presentziala

espetxeetako hezkuntza unitateetan eskaintzen da geroz eta garrantzi handiago hartu beharko lukeen urrutiko modalitatea urrutiko hezkuntzako euskal institutuan

behar berrietara egokitu beharra dago ikastetxe guztietako heziketa eskaintzaren planifikazioa ikastetxe bakoitzaren gizarte ingurunearen hezkuntza beharretara egokituz

tokiko entitate eta beste erakunde batzuekin batera lan egin beharra dago eskaintzaren bikoiztea saihesteko

eskerrik asko uriarte anderea ubera anderea zurea da hitza

zuzendariak irakasleak eta ikasleak nola dauden gero esaten duzu hobetuko dela

ez duzu entzuten ez duzu ikusten zein zen egoera esan duzu lanean ari zaretela hezkuntza hobetzeko eta helburuak betetzeko baina ez dakit enteratu zaren

helduen hezkuntzako zuzendari irakasle eta ikasleak

lan hori aldatzeko beraiekin negoziatzeko

ze beraiek ez dute baloratzen zuek egiten ari zaretenak hobetzen duenik baizik eta esaten dute okertzen duela okertzen duela beraz

ez duzu erantzuten ez duzu erantzuten gaur ere

saio bat egin diguzu eta guk hemen erantzunak behar ditugu erantzunak komunitatearekin

elkarrizketan benetan elkarrizketan oinarrituta jakin nahi dugu izapidetzen ari zaren dekretu hori berregituratuko duzun erantzun erantzun guk hori

eta hartu kontutan dauden ekarpenak baita ponentziaren ondorioak ere berregituratu edo adibidez nafarroan helduen hezkuntzarako legea dago

lanbide heziketak bere lege propioa egin du helduen hezkuntzarako esparruak zergatik ezin du eduki bere lege propioa edukiz

gehiago lagundu dezake baina ez ez duzue hori egiten ez dakit gero esaten duzue behin eta berriro bizitza osoko formakuntzan sakondu behar dela baina egiten duzuena da ahuldu eta

ez duzue kontutan hartzen eta baztertu egiten duzue bai bai uriarte andrea gero zer gehiago

iritsi toki guztietara noski ekipoak egokitu beharko direla etorkizuneko erronkei hori egiteko baina izan kontutan komunitatearen ekarpenak zehaztu kurrikuluma behingoz lanbiderekin egin encomienda de gestión aurreikusi gabe daukazuena egin hartu neurriak hemen ez du balio zein den filosofia

eta ez dena normala da oso nabarmena da kontsentsua balitz

eta hemen jendea lanean dago eta jendea borondate onez aritu da urtebetez

ponentzian egon gara lanean eta lanean ari gara eta hainbat ekarpen egin ditugu positiboan positiboan

adostu zuek ez baldin badaukazue konponbiderik

beste batzuk baditugu eta agian gure batzuekin ez zarete ados egongo eta agian gu zuen beste batzuekin ere ez baina erdibideak aurkitu beharko ditugu zeren helduen hezkuntzako esparruak bete dezakeen

oso inportantea da inklusioari begira enplegarritasunari begira lanbideri begira

orduan zergatik sortarazi duzue dagoen haserrea ez da ulergarria zeren ados egongo bazinete eta arazorik ez balitz egongo ez ginateke hemen egongo

irten eta esatea zorionak uriarte andrea zorionak oso ondo egin duzue desiatzen nago

ea hurrengo batean hona ateratzen naizen eta galdera bat egiten dizudan zoriontzeko helduen hezkuntza esparruan

ekarpenak jaso dituzuelako garaiz zaudete garaiz zaudete dekretu hori oraindik izapidetzen ari delako garaiz zaudete ponentzian dauden ondorioak kontutan izateko

ikasle ikasleen irakasleen guztien ekarpenak kontutan hartzeko zuen esku dago

eskerrik asko ubera andrea uriarte andrea zurea da hitza

ubera anderea lehenengo txandan adierazi dizudan bezala eta eskema moduan esan helduen hezkuntzako ikastetxeak aintzat hartuz

curriculuma eguneratzea indarreko oinarrizko hezkuntzako curriculumean ezarritakoari jarraiki

gure gizartearen eskari eta lehentasun berriak aintzat hartuz eta heziketa eskaintza arautua eta ez arautua eta beren kudeaketa berrantolatzea

esto si no es buscar acuerdos ya me dirá usted eparen xedea ezartzea gure gizartearen eskaria eta lehentasun berriak aintzat hartuz

epako heziketa antolatzeko lehentasun irizpideak kualifikaziorik gabeko pertsonen errealitatea hartu behar dute aintzat bereziki derrigorrezko bigarren hezkuntzako titulua lortu

gorakoentzako probak prestatzeko aukera izan eta hezkuntza etapa berrietara edo lan mundura igarotzeko aukera izan dezaten eta bestalde

gehienak eskaintza eta laguntza osagarriak osatuz joan da azken urteotan

lehenak direla zentzua ematen diotenak epari eta bigarrenak osagarri bat baino ez direla

beste behin eta eredu eta arau esparru berriak gizarteak eskatzen dituen beharrei erantzun egokia eskainiz eta horretan gaude eskerrik asko uriarte

euskadiko hezkuntza sisteman dagoen eskola segregazio gero eta handiagoari buruz
martínez jauna zurea da hitza bai egun on eskerrik asko señora consejera cómo valora el fenómeno creciente de la segregación escolar eskerrik asko martínez zatón erantzuteko

martínez jauna ganbera honetan aurretik ere adierazi izan den bezala eskola segregazioa edo eskolatze berezia ikaslearen jatorri soziala kulturala

fenomeno konplexu bat da era askotan agertzen da eta hainbat faktoreri erantzuten dio

ikastetxeen kokapen geografikoa udalerri batean bizi den populazioaren bizitegi banaketa edo populazioaren ezaugarri sozioekonomikoak

ondo dakigun arren hezkuntza politiketatik harago doan erronka bat dela hezkuntza sailetik aspaldi batean erabaki genuen erronka horri heltzea hala bi mila hamasei bi mila hogeirako ikasle etorkinei eskaintzeko bigarren plana ez ezik

eta helburuz duena hezkuntzan berdintasuna indartzea eta bereziki eskola sistemako ikastetxeen artean oreka eta kohesio handiagoa lortzea

eskerrik asko uriarte anderea zuk esan duzun bezala ez da gai berria eta baliteke astun xamarra

kontua da gure herrietan dagoen errealitate bat ikusi behar dugula

bere tamaina ikusi behar dugu arazoaren tamainari heltzeko moduko politikak gure ustez behintzat ez dituzue martxan jarri zuk arrazoi batzuk eman dituzu segregazioa

dutela pobrezia igo dela eta baita ere eroste ahalmena jaitsi dela estatuko beste herrialdeetatik eta atzerritik etorritako jendea ere igo dela beraz eskolan dagoen aniztasuna ere handitu da gure taldetik eta orokorrean esango nuke hezkuntza komunitate osotik aniztasunak aberasten gaituela pentsatzen dugu eta pentsatzen dute baina aldi berean badakigu aniztasun hori kudeatu behar dugula datuak hor daude hezkuntza sisteman desoreka nabaria dago

administrazioak planifikazio neurri zehatzak eta baliabide publikoen erabilera zuzena eginez ekitatea elkarbizitza inklusioa eta euskalduntzea bermatzeko politikak egin behar

bestalde ikastetxe publikoetako plazak lehenestea eta itunpeko ikastetxeetako plazen planifikazioa ardura eta funtzio sozialak betetzeari baldintzatzea

públicos laugarrena segregazio egoera nabarmena den herrietan orekara eramango dituen hezkuntza planifikazioa egitea eta

eraginkorra egin behar dugu gure jendartearen

bihotza den eskola publikoaren makinak gure gizarte osoaren taupadak bermatzen dituelako eskerrik asko
eskerrik asko martínez zatón jauna uriarte anderea zurea da hitza

guk aurkeztu genuen azaroan eta uste du analisirik sakona eta hor baita planteatu genituen neurriak

jabetzen gara eta eskola poblazioaren gehiegizko polarizazio batek baldintzatu egin dezakeela desabantaila handienean dauden ikasleen hezkuntza arrakasta zaildu egin dezakeela gure gizarteko bizikidetza eta desberdintasunak ugaltzea ekar dezakeela jatorria edo egoera sozioekonomikoa direla eta beraz

kontuan hartu beharrekoa da inolako zalantzarik gabe ikastetxe guztietan plaza libreak egon behar dutela hogeita bat barra bi mila bederatzi dekretuan ezarritakoa denez fondo publikoekin sostengatzen diren ikastetxe desberdinen

ikasturtea hasita hezkuntza sisteman sartu behar duten ikasleak eskolatzeko

becerra carollo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina lanbide heziketako itunpeko ikastetxeen finantzaketari buruz

itunpeko lanbide heziketarako zentroetan irregulartasunak izan omen dira finantzazioan irregulartasun horiek komunikabideetan agertu dira sindikatuek salatu dituzte eta izan dira irregulartasunak izan dira diru publikoarekin

orain arte irregulartasun horiei aurre egiteko eta zuzentzeko eskerrik asko eskerrik asko becerra jauna

becerra jauna zure galderari erantzunez adierazi beharra daukat

egotu egiten dela indarrean dagoen araudi erregulatzailera bai itun erregimenari dagokionez

jakina denez gero ituna ez baita ikastetxeei fondoak emateko formula bakarra izan ere deialdi bidez ere finantzatu daitezke proiektuak eta jarduerak beraz lanbide heziketako irakaskuntzak ematen dituzten ikastetxe pribatuak

finantzazio partziala jasotzen dute hezkuntza itunen erregelamendua onartzen duen irailaren zortziko

ezarritakoarekin bat etorriz gainera deialdi subentzionagarrien bitartez ere jaso dezakete finantzazioa

diren laguntzak baita beste sail edo instituzio batzuetako laguntzak

horren adibide ditugu ekipamendurako lanbide heziketa dualerako prestakuntzarako eta abarreko laguntzak

ela sindikatuari emango diozuen erantzuna haiek jarritako salaketari

doaz zerbitzuak zerbitzu teknologikoak eskaintzera eta finantzazioa lortzen dute programa horren bitartez eta gero eta bisita gehiago egiten

osorik errespetatuz aritu da besteren artean aipatutako analisitik saila ondorengo lerroetan lanean ari da eginkizunak argitzea eta zehaztea informazio hori jasotzea

euskadiko osasun publikoak osasun teknologian inbertitzeko jasotzen dituen dohaintzei buruz

minbiziari aurre egitea da gure bi mila hogei

osasun planaren lehentasunetako bat gaur egun hiru

ia bat minbiziari zor zaio gure artean horri aurre egiteko lehen mailako talde profesionalak behar ditugu

minbizia duten pertsonen artean ia ehuneko

geroz eta diagnostiko eta tratamendu hobeei esker geroz eta gaizo gehiago sendatzea lortzen da horrela

minbizia diagnostikatu eta bost urte igaro ondoren hain zuzen ere berrogeita hamabik gizonen artean eta ia ehuneko hirurogeik emakumeen artean como comparte conmigo señor barrio

osasun sistemetan laguntza ekonomikoak eta gaur egunero ere ohiko egoera bat da bai euskadin bai

egoera eta aukera guztiak aztertzeko eskerrik asko eskerrik asko murga andrea barrio jauna

eskerrik asko barrio jauna murga anderea zurea da hitza

inbertsioak eta ekipamenduak aipatu dituzu baina nik pertsonak nabarmendu nahi ditut baita ere alde batetik

bere konpromisoa baita zerbitzu publikoaren oinarria direlako eta bestetik minbizia sufritzen duen pertsona bakoitza

o innovación elkarlanean sinesten dugu auzolanean eta lortzen ditugun ekarpenak gure zerbitzu publikoa

eskerrik asko murga anderea gai zerrendako hemeretzigarren puntua galdera maider otamendi tolosa eh bildu taldeko legebiltzarkideak lan eta justiziako sailburuari egina

eskerrik asko eguerdi on lan istripuei dagokienean

eta heriotza ondorio izan zuten lan istripuei dagokienean tamalgarria esango nuke osalanek emandako datuen arabera hogeita hamazazpi

lan istripuen ondorioz beste kontaketa batzuen arabera gehiago diren arren otsailean bi mila hemezortziko lan istripuen

txarrak direla nik gehiago esango nuke datu hauek ez dira onargarriak eta aurtengoa ez dirudi urte hobea izango denik

lan istripuek hamabost langileren heriotza eragin baitute jada pasaden astean bertan hiru egunetan lau langile zendu ziren

ez direnak zestoan basoan lanean ari zela zuhaitz bat gainera eroritako hildakoa

zarautzen eraikuntza lanetan ari zela garabi batetik eroritako

eta loiun garabi batean lanean ari zela harrapatutako

gure doluminak eta elkartasuna beraien senitarteko eta lagunei bi mila hemezortziko azaroan

bilakaera kezkagarrien aurrean hartu beharreko neurriei buruz egin nizun galderan zuen erreferentziazko elementua bi mila hamabost bi mila hogei aldirako

eta osasunerako euskal estrategia dela erantzun zenidan tresna oso baliagarria dela eta kontrastatua dela eta hau garatzen jarraituko duzuela siniestralitatea murrizteko baliagarriak izango diren neurriak ezarriz ba esaiezu hau batez ere senide edo lagun bat lan istripu baten

galdu dutenei ea zer iruditzen zaien estrategia hau beraiei benetan jarraitzen duzu pentsatzen orain arte lan istripuak murrizteko asmoz
hartu dituzuen neurriak eraginkorrak izan direla eskerrik asko otamendi anderea

ez didazu erantzun egindako galderari baina hori ohikoa izaten ari denez ez nau harritzen

egiten ari zaretena egiten jarraitzea ez da soluzioa eta badakizu ez direlako aldaketa nabarmenik ematen eta bai esan duzu ikuskaritza indartuko duzuela eta ikuskaritza indartzen ari zaretela

eta benetako politika publikoak indarrean jarri behar dira

egoera honi buelta emateko adibide txiki bat jarri behar dizut joan den astean barakaldon lanetan

eta langile bat hor azpian lanean osalan eta lan ikuskaritzaren

inolako arriskurik hor ez zegoela arriskurik eta ez zela ezer pasatzen segurtasun neurri guztiak betetzen zirela

honek segurtasun neurriak betetzen dituela hala baldin bada legea ez dago ondo legea aldatu behar da zerbait egin behar da neurri zorrotzagoak hartzeko eta ez da nahiko esatea enpresek

baina jaurlaritzak gobernuak neurri horiek betearazi behar ditu baina behingoz

ez dagoenik hori ez da onargarria eta
gauza gehiago esan nahiko nituzke baina ez daukat denborarik eskerrik asko otamendi anderea